euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eskolako emaitzak hobetzeko plana aurkezteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak celaá andrea zurea da hitza ekimena

ekiterakoan euskadin hezkuntza sistema ona daukagu urte

gure hezkuntza adierazleak oso onak dira europako

esaterako ikasle bakoitzeko egindako hezkuntza inbertsioa altua da haur hezkuntzako eskolatze tasak oso onak dira hezkuntzaren

oso baxua da eta titulatze tasak

ezin ordea gauza bera esan eskola emaitzei buruz txarrak ez izan arren hobetzeko tarte handia eskaintzen dute eta ez dira euskal gizarteak hezkuntzan egiten duen ahalegina eta inbertsio kontuan harturik espero zitezkeenen parekoak beti defendatu dugu hezkuntza

bi funtsezko oinarriren gainean eraiki behar dela kamuts eta erren geratuko ez bada ekitatea eta bikaintasuna eta lehenengoari dagokionez nahiz eta ahaleginak

gauzak ondo bideratuta badaude ere ezin genezake gauza bera esan bikaintasunari buruz arlo honetan europako

eta derrigorrezkoa da arazo hori konponbidean jartzea hezkuntza

eta bakarka eta zatika hartzen diren erabakiek eta martxan jartzen diren ekintzek edo programek bere eraginkortasunaren parte handi bat galtzen dute

eta bateratzaile batetik egiten ez badira horregatik da horren garrantzitsua hezkuntza sailak abian jartzen dituen ekinbide guztiak eskola emaitzak hobetzeko plangintza bateratu batera biltzea

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

oyarzabal jauna mistoa maneiro jauna zurea da hitza

firmada votaremos a favor eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakaria sailburua legebiltzarkideok

eskolako emaitzak hobetzeko planari buruz ari gara gaur egia da

andreak esan dauen modura baina bikaintasunerantz jo nahi badogu

orduan lana daukagu oraindik egiteko egia da baita ere ekintza eta programa horiek hobekuntza plan orokor batean jaso behar direla

dagoeneko azaldu da zertan datza egia esan erdibidekoan jasotako

talde guztiak batzen gaitu gure hezkuntza sistemaren hobekuntza eta denon artean hartutako erantzukizun hori eskertzekoa da

erdibidekoa gaur honetan jasotakoa hezkuntzari dagokionez eajren gobernu programa eta hauteskunde programetan jasotakoa islatzen duelako gainera

dagoeneko gobernua lanean ari delako esparru honetan

hori ez den aurkeztu bai hezkuntza sistemaren hobekuntza prozesurako beharrezkoak diren programak garatzen ari direlako

ikasketa prozesutik kanpo gelditzeko edota gutxiengo gaitasunak ez lortzeko arriskuan dauden ikasleen emaitzak hobetzeko hamaika esku programa nahiz eta talde guztien gustukoa ez izan honez gain bikaintasuna helburu duten jardun lerroak ere lantzen ari da gobernua programari jarraituz edo gobernu programari jarraituz baita ere bi mila hamairuko

aurkezteko agerraldi egunean aurreratu zuen uriarte sailburuak hobekuntzarako jardun lerroak garatzen ari zirela bigarren puntu bezala

horretan lanean ari da aspaldidanik gobernua eta gobernuaren konpromezua daukazue

noski baietz premiazkoa ikusten dugu guk ere formakuntza plana aurkeztea mackenzie txostenak berak ere behar beharrezkoa kontenplatzen du

jotzeko bide bezala eta formakuntza plana izango dogu laster aurkeztuko du gobernuak

urtebete darama gobernuak honetan lanean prest gara deituko da eta bi mila hamalau bi mila hamabost ikasturtean aplikagarri

eta ikastetxeak izango ditu oinarri azpimarratu nahiko nuke hezkuntza eragile guztiekin adostutako formakuntza plana dela unibertsitatekoak barne

izango dela hau etapa berri bat zabaltzeko unean gaude eta horixe bera egingo du gobernuak honen bitartez bukatzeko

eajren hezkuntza ereduaren barne daudela eajren hauteskunde programa eta gobernu programan honen inguruan hezkuntza atalean jasotakoa azpimarratu

beraz bikaintasuna helburu duten jardun lerroak martxan daude bikaintasuna inor atzean utzi gabe ekitatea bermatzeko interbentzio programak ere martxan daude eta etengabeko hobekuntzan sinesten dugulako zailtasunak dituzten ikasleei arreta berezia eskainiz

eta bestetik eta bukatzeko ba eskerrak ematea erdibidekoa sinatu dugun alderdi guztiei besterik ez

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

orain dela bi hilabete pleno honetan bertan erdibidekoa onartu zen adostasun osoz bikaintasuna ikastetxeetan gaiaren inguruan

orduan denok adostu genuen bikaintasunerako pausuak ematea

alboratu gabe orduan denok adostu genuen plan de acción bat egitea arrakasta zuten esperientziak ikastetxeetara zabaltzeko

eta abar bat horretarako beharrezko baliabideak jarriko zirela adostu genuen denok ere nahiz eta gaurko erdibidekoan hau edo honetaz

ebaluazio diagnostikoak eta pisa besteak beste ditugu euskal hezkuntza sisteman erreferente

hauen emaitzetan oinarriturik lortu genuen akordioa orain dela bi hilabete orduko gaia esan dudan bezala hezkuntza balio erantsia zen ikastetxeetan

azken finean nola hobetu eskola emaitzak izan ere ebaluazio diagnostikoan eta hemen eman dira hainbat datu eta

euskal hezkuntza sistema ekitatiboa dela ikasle gehienak emaitzei dagokienez

baino altuago gutxiago daude beheko mailan ocdan baino gutxiago eta gutxiago bikaintasun mailan ere

beraz helburuak argi daude eta nik uste dut denak esplizitatu edo denak azalarazi ditugula ekitatea eta bikaintasuna eta hauetan denok ados gaude edo gaude ados

dena azken bi hilabeteetan eta arrizabalaga andrea

bat gobernuak ez duela legebiltzar honetara ekarri orduantxe eskatzen zitzaiona eta eskatu zitzaiona zen plan de acción con medidas

erdibideko horretan jartzen duzuen sei hilabeteko epean edo urte bukaera arteko epe horretan ekarriko duen ala ez baino inakzioa

orain dela bi hilabete eskatu zitzaionean eta ez adostasuna hamaika esku programan aurreko asteko agerraldian guk azaldu genuen gure postura partxe bat dela iruditzen zaigu gaizki egin delako

web orritik denok sinatu genuen akordio horretan argi gelditu zen ikastetxeen arteko sailkapena ekidin saihestu egingo zela gobernuak ez du hori errespetatu euskal herria bildutik gogor kritikatu genuen esan dudan bezala partxea da eta gure ustez fondoan edo funtsean edo sakonean dagoenari ez dio

ez daude neurri eta proposamen estrukturalak

nire taldekidea den arrondo andreak esan zizuen ere gettho bihurtzen

ikastetxe batzuetan kontzentratzea ikasleak lortzen da eta guk uste dugu

planak egiteko gure ikuspuntutik errora oinarrira joan behar da

sistemaz eta beren emaitzak hitz egiteko garaian hitz egin behar dugu gauza ezberdinetaz sareetaz hitz egin behar dugu publiko

daukagun sare horretaz guztiaz hizkuntza

isec indizeaz eta maila sozio ekonomikoaz ere etorkinen kopuruaz hauek elementu inportanteak dira hain zuzen plan bat egiteko garaian kontutan

emaitzei erreparatu erreparatzen diena eta askotan gehienetan esango nuke egiten diren proposamenak ekimenak sakoneko gaiei eta arazoei

ipintzeko direla egoerak egonkortzeko eta egoera batzuk aipatuko ditut

egoera bat zein da ikastetxe publikoa a edo gehienez b eredukoa zonalde zehatz batzuetan isec baxukoa etorkin kopuru handia dituena

emaitzak ez bakarrik matematikatan zientzietan eta baita euskaran ere

zer den euskaran hizkuntza ofiziala izaki euskal autonomia erkidego honetako hizkuntza ofiziala izaki zer den lortu behar dena oraindik urrutik

horretatik sareen arteko oreka eta horretarako etorkinak edo behar bereziak dituzten ikasleen kopuruak hartu besterik ez dago datuak esan dudan bezala ikusi besterik ez dago ikasle atzerritarrak ez daude modu orekatuan eskolarizaturik ez sareei

ereduei dagokienez ere bestalde hizkuntza ereduei erreparatuz

gobernuaren jarrera zein den jakin badakigu ondo asko gaur egungo ereduaren markoarekin jarraitzea gu ez gatoz horrekin inolaz ere bat

nahiz eta hezkuntza marko hirueledunaren esperimentazio prozesuaren

ebaluazioaren ondorioak hain argiak diren ba gobernuaren jarrera bere horretan mantenitzen da aurreko guztiak eta kasu batzuetan adibidez hiriburuetan horrelako hainbat

ez lukete lagunduko maila sozio ekonomikoa baxua dutenak eskola berdinean ez pilatzeko auzoetan gertatzen ari dena argia da azken batean

ipini behar ditugu ikasleak eta gure ikuspuntutik ez dugu hori inolaz ere erreproduzitu nahi edo erreproduzitu behar hauek dira

direla abordatu behar direnak abordajea hortik hasi behar direla esaten ari garenean programa puntualetaz horixe da

bere osoko zuzenketan celaá andreak egindako legez bestekoari

arazoei erantzungo gure ikuspuntutik eta hona hemen

celaá andreak planteatzen zuena azken finean plan bat ekartzea hona hamargarren epean sei hilabetean edo bukaeran eta hala nola pnvk planteatzen zuena

bat egiten den erdibidekoan azaltzen zaigu txisteratik hain zuzen

motz gelditzen da motz gelditzen da orain dela bi hilabete onartutakoarekin horrekin konparatuz motz gelditzen da

sinatu genuen denon artean baliabideak aurrikusiko zirela

jaurlaritzak edo gobernuak egin behar zituen ekimenetan hemendik desagertu

baliabideak aurrikusten ez baldin badira eta egia esan behar baldin badut esan behar dut

jatorrizko proposamena oraingoa baino zeren oraingoan korta pega bat izan da maneiro alde batetik hirugarren puntua non hori jasota zegoen orain dela bi hilabeteko adostasunean bigarrena celaá andreak planteatua eta lehenengoa ez dakit nondik atera den zeren lehen

eta bikaintasunera iristeko bidea baino nik ez dut sekulan ikusi hain bi norabide ezberdinetan

azken finean ikusi ikusten duguna da hain zuzen

guk aldeko bozkarik ez dugu emango iruditzen zaigulako motz gelditzen dela orain dela bi urtekoarekin konparatuz hala ere egia esan ez dugu sailduko ere abstentziora

ikusiko dugu ikusiko dugu gobernuak ekarriko duen plan horren arabera zer den oinarritzen dena

ez diogu uko egingo hain zuzen benetako arazo estrukturalak zeintzuk diren identifikatu eta arazo estruktural horiei
zein erantzuna eman behar zaien aztertzeari besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andrea zurea da hitza

norabide ezberdinek bidegurutzetan topo egiten dutela hori lehenik eta behin

diot norabide ezberdinek bidegurutzetan topo egiten dutela bai posible da orduan

aipatu duzula eta honen inguruko desadostasuna desadostasuna baino bera bakarrik plan orokor

eta berriro diot hamaika esku osagarri bat dela

ere bai bukatzeko hamaika esku partxeo bat dela edo ez dela guretzako hamaika esku hauxe da ekimen ausart bat eta honekin lotu nahi duguna zera da aplikatzen den zentroetan urtebete batzuk barru inork damutu ez dadila ezer egin ez zelako

eskerrik asko agirrezabala andrea eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza agirrezabala jauna zurea da hitza

sinesgarritasun nik eza antzeman duguna edo

niri ondo iruditzen zait zuk esan duzuna nahiz eta norantza norabide ezberdinetan joan elkargurutze batean topatzea

utzidazu baita ere esaten sinesgarritasuna nire kasuan behinik behin galdu egiten dela zuek guztiz kontrakoa eskatzen zenutenean azken finean

hamaika esku programa sustatzea eta horrelako beste batzuk sustatzea hori da zuen proposamenaren fondoan

esan esaten dena hori da deigarria suertatu zaiguna hain zuzen orduan sinesgarritasun kontu bat da espero dezagun lehenengo zatian nik esaten nuenarekin hau da konprometitu egin zela gobernua

legebiltzar honetara ekartzeko espero dezagun nire sinesgarritasunik eza horrek edo eza hori egia
ez bihurtzea edo egia ez izatea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna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

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hogeita bat abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

onesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda llanos andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den urruzuno jauna zurea da hitza isiltasuna mesedez

hedabide publiko baten transparentzia auzitan jartzen denean edota transparentzia ezaren zantzuak agertzen direnean normalean

interes alderdikoiak edo partidistak egoten direlako izaten da beharrezkoa da beharrezkoa da transparentziaz aritzea batez ere transparentzia eza gero eta nabarmenagoa

baina uste dugu transparentziaz hitz egin behar dela ez soilik kudeaketan eta ppko eledunak esan duen bezala eta

egia esan ados gaude planteatzen duenarekin baina berriro diot uste dugu transparentziaz hitz egiten denean ez dugula hitz egin behar

baizik eta egite beraren transparentziaz ere hitz egin behar dugula

ari garenean ppko alderdi popularreko eledunak esan duen bezala legealdi honetan

alde batetik gestoreen organigraman iragartzen diren murrizketa batzuetaz gerora gauzatzen ez diren murrizketa horietaz gestoreen organigraman ematen diren aldaketetaz lanpostu aldaketetaz baina soldata

hitz egin izan dugu arautu gabeko lan poltsei eman zaien lan poltsa horiek kontrolatzeko dauden edo ez dauden bitartekoetaz hitz egin dugu eitbko direktiboak nahi erara izendatzeaz hau da inolako oposaketarik egin gabe eta irizpide objektiboak kontutan hartu gabeko izendapenez

produktoreekin egin ohi diren kontratazioetaz eta guzti horren atzean dagoen transparentzia edo berriro diot transparentzia

ezak funtzionatzeko modu bat islatzen dute eta ados gaude aldatu beharra dago

era hori aldatu beharra dago baina berriro diot funtzionatzeko era hori ez da bere horretan geratzen funtzionatzeko era horrek badu

emaitza baten beharra edo funtzionatzeko

erabiltzen da batik bat geroko produktua nahi duguna izan dadila ziurtatzeko eta beste era batetara esango dut funtzionatzeko era horrek emaitza bat bilatzen du ideologikoki hurbilagoak direnen sarrera bilatzen da batik bat ardura zehatz batzuetarako baina azken helburua beti ere hedabide publiko bat

ildo editorial zehatz bat ziurtatua izatea da bilatzen dena pasaden astean azaleratu genuen eta adibide soil bat baino ez da euskadi movie saioan norbaitek

norbaitek ez dakigu nork eta ez dakigu ze arrazoiren baitan ere baina norbaitek artaziak sartu ditu eta uste dugu hori ohikoa izango ez bada ere ohikoa izango ez bada ere

ekartzen dituela edo ateak zabaltzen dizkiola behar denean halako gauzak ere gerta daitezen eta gaur egun daukagun eitb normala den bezala aurretiaz landu izan denaren fruitua da ildo editorialari erreparatuz zerbaitengatik

gobernuaren sostengurako gobernuaren apologiarako tresna izateaz da gutxienez hori ere besteen jarduera gutxietsi gabe saihestu gabe ezkutatu gabe egingo balitz

bainamomentuz daukaguna hori da transparentzia eza arazo bat da mila bederatziehun eta laurogeita biko eitbren legean agian arautua ez dagoena

edo behar beste arautua ez dagoena kontua da gure ustez gure talde parlamentarioaren ustez mila bederatziehun eta laurogeita biko legean jasotzen ez den alor edo esparru bakoitza hutsune bakoitza beste lege batekin

transakzionalean beste modifikazio batez egitea planteatzen den uste dugu zurrunbilo ero batean murgilaraztea dakarrela eta

errotik heltzea eragozten duela ez da gure asmoa behin eta berriz errepikatzea azken hogeita hamar urteetan hedabideen sektoreak bizi izan duen bilakaeraz eta orain dela hogeita hamar urtetako lege batek bilakaera horri erantzun ezean izan ditzakeen

hainbatetan aritu izan garelako horretaz hutsune legal asko dago lege horren baitan eta horrek interpretazioak egitea edota lege oinarririk gabeko erabakiak hartzea dakar erabaki horiek askotan interesatuak izaten dira eta horri

horregatik esan bezala alderdi popularra eta upydren ekimenak begi onez ikusi baditzakegu ere halako gaiak eztabaidagai izan ditugunetan esan dugun bezala behingoz arazoari heltzeko garaia da ez da nahikoa momentu puntualetan edo arazo puntualei partxeak jartzen ibiltzekoa

guztiak iturburu batetik eratorriak dira eta dira egungo markoak dituen gabezietatik eratorriak direnak hartara euskal herria bilduk aurkeztutako zuzenketan diogun bezala uste dugu garaia dela ikus entzunezkoen lege bati

ematekoa bere ikus entzunezkoen kontseiluarekin eta bere helburu bere xedea euskal esparru komunikatibo osoa barne bildu eta arautzea litzatekeelarik llanos andreak hemen orain esan du aipatu du transparentziaren lege bat abian jarri dela hala da lege hori jada badagoen ikus entzunezko lege baten baitan

eta uste dugu hemen ere hori dela abiarazi beharreko bidea ikus entzunezkoen lege bat eta

euskal ikus entzunezkoen kontseilu bat eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna mistoa upyd

eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidenta andrea lehendakari sailburu andrea

unzalu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarria jaunak dauka hitza

presidentea lehendakaria sailburua legebiltzarkideok nik uste

ia ia gauza guztiak esanak daude eta nik ez ditut

nire taldearen posizioa azalduko dizuet nik uste dut llanos andrearen proposamena eta bere hitzaldia bera

gutxi gorabehera aurreratu egin duzu egin didazu neurri batean nire hitzaldia esango genuke zeren eta bai halaxe da aurki

legea eta berehala iritziko da ganbara honetara eta aipatu izan den bezala ez bakarrik gaur baizik eta beste eztabaida batzutan baita ere hor badago atal inportante bat garrantzitsu bat gardentasunez aritzen dena

noski kapitulu hori atal hori bete betean eragina izango du baita ere eitbrengan beraz zentzu horretan

horren osagarri bezala eta eztabaida horretan baita ere aipatu egin zen apirilaren bederatzian unzalu jaunak aipatu du nola batzordean izan genuen beste eztabaida bat gestoreen inguruan eta hor baita ere

irizpide batzuk ezarri genituen beraz nik uste dut talde guztien edo gure taldearen behintzat borondatea gardentasunaren bidean ez dagoela zalantzan

baina beno horrek ez du esan nahi eta llanos andereak horregatik diot oso hitzaldi orekatua

aipatu duzu dagoeneko gardentasun neurri batzuk abian daudela

ez dugu lege horri itxaron dagoeneko eitbren arloan zenbait neurri edo gardentasun ekimen abian jartzeko eta gainera

azpimarratu nahiko nuke halako neurri horiek

estatu mailan beste inongo irrati telebista publiko ez dutela

atal bat eitbcom webgunean agiriak agiriak eitb

zenbait urtetan emandako balantzeak auditoriak eta abar eta abar eta abar eta gero badago baita ere beste atal oso interesgarri bat

beraz hor baita ere informazio ugari dago llanos andreak aurkeztu edo eskatzen zuen

aste batzuk sailburuak uriarte sailburuak aipatu egin zuela gai hau batzorde batetan galdera baten ondorioz eta bai egia da operatibitatea eitbrena nik uste baita ere

gara ardura berezi bat daukagu eitbrekiko baina nik esango nuke beharbada

ardura hori areagotu egiten zaigula administrazio kontseiluko kideak garelako eta bai operatibitate aldetik nik uste dut zuhurtasun handiz arreta handiz tratatu behar dugula gai hori

guk posizio orekatu bat hartzen ez badugu kontutan izanda eitbk zer nolako merkatuan giroan eta kontestuan murgiltzen den

eta guzti hori ez du esan nahi gero beste bide batzuk ez daudenik zuk eskatzen duzun informazio hori jasotzeko

posizio orekatu bat gero urruzuno jaunari dagokionez nik uste dut

egin dituzula hitz egin duzu kudeaketaren gardentasuna baina

eitbren kudeaketa oro har beno ni egia esan kudeaketari dagokionez

ez naiz sartuko sakonki debate horretan noski baina azkeneko urteetan uste dut kontutan hartu behar dugula eitbk zer nolako

errekonozimenduak jaso dituen kudeaketaren arloan eta nik uste dut hori kontutan hartu behar dela eitbri buruz hitz egiten dugun momentuan baita ere esango nizuke parentesian baita ere

eta horri buruz hitz egiteko aukera izango dugu baina beno

programan inork ez duela guraizeak sartu baina

bakar bakarrik egiaztapen bat begira zuk esaten duzu eitbk

zeinen alde dagoela ez beno beste batzuk diote eitb erabat dagoela

aurreko legealdian eitbko arduradun batek baita ere halako gauzak esan zituen beraz eitb aurkitzen da bi suen artean eta beharbada bi su horien artean

bere eginkizuna nahiko txukuna dela beti ere

gizakiok gara eta denok egin ditzazkegu eta gauzak hobetzeko

oro har nik uste dut eitb bide onean doala

zaizkion kritikak gehiegizkoak direla

aurreratu dizut llanos andrea eta baita ere urruzunok aurkeztutako osoko

zeren eta uste dut eitb euskal autogobernuaren zutabe oso garrantzizkoa dela eta nik uste dut halako eztabaidak eta halako posizioak ez hainbeste eztabaidak posizioak

mesede handirik egiten eta zentzu horretan eitbko legea aldatu behar baldin badugu eta

aldatu daiteke nik uste dut aldez aurretik beste klima bat eta espiritu bat sortu behar dugula benetan diot zeren eta nik eitb kontsideratzen dut euskadiri dagokionez edo euskal gizarteari dagokionez ba beharbada osakidetza edo hezkuntza sistema bezala edo euskara bezala

dugu oso kontsensu zabal bat eta horretarako nik uste dut hastapeneko posizioak nola esango nizuke lasaiak izan behar direla horrek ez du esan nahi proposamenak ezin daitezkeela egin gero eztabaidan sartuta baina ez dakit espiritua azken batean nik uste dut

baina beno ulertzen didazu ezta eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna erantzunen txandara pasatuz
euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andrea zurea da hitza

bai berriro tematuko gara kontu honekin

partxeek behin eta berriz ezartzen zaizkion partxeek ez diotela irtenbiderik emango ikus entzunezkoen euskal kontseilua eratu behar dela uste dugu izaera aholkularia eta erabakitzailea izango duena eta uste dugu

bitarteko nagusia objetibotasuna eta gardentasuna eremu esparru

bermatzeko euskal gizartearen beharretara egokitutako tresna bat litzateke telebistak eta irratiak tokikoak barne eta etb nahi baldin bada

eragile nagusiena izango litzateke benetan informazio formazio eta

hedabideak izatea lortze aldera zeregin horretan eitbk euskal herriko ikus entzunezko panoraman eragile nagusiena den heinean

beharrezkoa ikusten dugu ikus entzunezkoen sistema osoa arautuko duen erakunde publikoa sortzea lehen esan bezala

dagoenaren tankeran komunikazioaren euskal kontseiluaz ari gara

eta ikus entzunezko sistemaren betebeharrak ziurtatzeko beren artekari funtsezkoa litzateke euskal komunikazio sistema osoaren

lehen esan bezala osasuna eta aniztasuna bermatzeko hori da guk gure

izan nahi duguna eta aurretiaz izan diren interbentzioei erantzuteko unzalu jaunari soilik gauza bat ez da zilegia

gobernuak egiten ez duena euskal herria bilduren bizkar gainean jartzea euskal herria bilduk eajrekin batzuetan adostu ditu ekimen batzuk alderdi sozialistak ere

alderdi sozialista oker ez banaiz orain dela gutxi sinatu zuen

ekainaren baterako igandea da gaur osteguna da ekainaren bata igandea da

web orrian zintzilikatuak egon behar dira gestoreen

egoten den zu ere horretan orduan erantzule

bederen transparentziaren kontrakoa izango zara baldin eta gobernuak epe hori betetzen ez baldin badu hala ulertzen dut hori egotzi diguzu

lan poltsen inguruan eskatzen zuena zen araudi bat egitea kontua ez zen hain sinplea hemendik esan duzun bezalako sinplea ea tribunaletan langileen ordezkariak egon daitezkeen ala ez

daukagun informazioaren arabera tribunalak sozietate batzuetan badaudela beste batzuetan ez daudela daudenetan

guzti hori homogeneizatzeko eta arautzeko araudi bat

gobernuari eskatu beharko zaio eta

egin zarela irristatu egin zara zeren lan eskaintza publikoak hainbat ondorio izan ditzake

espreski bat espreski justu gardentasuna eta berdintasuna bermatzera etorriko den bat da hau da

izan behar duen orok aurretiaz pasatu beharko duen

momentuan hori bete ez delarik eta hori bete ez delako planteatzen dugu ope bat lan eskaintza publiko bat egitea batez ere guztiek postu horietara sarbidea izatea nahi duten guztiek aukera berdintasunean

tratatuak izatea eta horren baitan postuak lortu behar duenak lortzea

jaunari giroa eta posizioak eta ados baina guztiok

ez duena da balio nolabaiteko aitakortasuna norbere buruari aitortze ematea hau da

orduan beste guztiok nik esaten dudan bezala konportatu behar zarete eta horren baitan hitz egingo dugu legea aldatu daitekeen edo ezin daitekeen

eitb guztiona da guztiona guztiona

eta bukatzeko honekin bukatzen dut uribe etxebarria jaunari

nik neronek informazioa eskatu nuen

alde batetik kopia juridikoa eta beste alde batetik kopia artxibatua eta kopia artxibatuan juridikoan agertzen den sketch bat ez da agertzen beraz ez da nik esaten dudana

norbaitek artaziak sartu ditu eskerrik asko urruzuno jauna unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarriak jaunak dauka hitza

eskerrik asko oso labur urruzuno jauna

zuk kontatu duzu eta arrazoia duzu baina horrek ez du esan nahi

bigarren zergatik diot eitbko legea aldatzeko behar bezalako giro bat behar dugula diot zeren eta

zeren eta hau ez lirateke izango eitbko legea aldatzeko lehen saioa lehen saiakera orain dela urte batzuk

lege hori aldatzeko tramitazio edo epe arazo batzuk izan zirela medio ezin izan genuen hori gauzatu begira zein erraza aurreko legealdian alderdi popularrak eta alderdi sozialistak denak dakigun bezala akordio bat sinatu zuten eta akordio horretan

legea aldatzea baina nahiz eta gehiengo absolutua izan ez ziren gai izan hori aldatzeko horregatik diot behar dugula

behar bezalako giro bat eta guk ez dugu

guk legeetan honetan zein besteetan urruzuno jauna zein besteetan geure eragina izan daiteke herriak hiritarrek eman diguten pisuaren arabera besterik ez

bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta mistoa upydk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamairu ez ondorioz